egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako

legebiltzarkidearen bateragarritasun egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordearen kideren batek irizpenaren alde egin nahi du

bai ez besterik gabe bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu irizpenarekin zerikusia duen legebiltzarkideak izan ezik gainerako legebiltzarkideak eman dezakezue zuen bozka bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabi bai aho batez onartzen da beraz

gai zerrendako bigarren puntua bateraezintasunen batzordearen irizpena euskal herriko unibertsitateko gizarte kontseiluko hautagaien bateragarritasun egoeraren gainean eginda irizpenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio kontseilu horretako kideak izendatzea

talderen batek alde edo aurka besterik gabe bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hamaika

ondorioz aho batez onartu da irizpena onetsi ondoren euskal herriko unibertsitateko gizarte kontseiluko kideak izendatzeko prozedurari ekingo diogu eusko legebiltzarreko erreglamenduaren berrehun eta hogeita hamalau puntu sei artikuluan ezarritakoari jarraituz legebiltzar talde bakoitzak bost minutuko txanda dauka talderen batek parte hartu nahi du

txartelen bidez egingo da hautaketa hala ere beste aurrekari batzuk ikusirik eta hautagai alternatiborik ez dagoela kontutan izanik proposatzen dizuet oraingo honetan

aurka ez beraz josé ramón garai

mouriz ibarra andrea euskal herriko unibertsitateko gizarte kontseiluko kideak izendatzen ditugu

hirugarren puntua giza eskubideen berdintasunaren eta herritarren partaidetzaren batzordearen irizpena memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutua sortzeko lege proposamenaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordearen kideren batek

ez erreserbatutako zuzenketa guztiak batera defendatzeko eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea prozesu honen hasieratik isiltasuna mesedez esan genuen moduan eh bilduk
herri honek memoria bizikidetza eta giza eskubideak sustatzeko instituzio bat behar duela balio horiek azpimarratuko dituena esparru horren politika publikoak gidatuko dituena horregatik prozesu hau zabaltzeari aldeko bozka eman genion borondate

abiatu ginen hiru ataletan hobetzea eskatu genuen bat biktima guztien errespetuan kategorizaziorik ez egotea bi instituzio honen autonomia eta hiru eraginkortasuna azken honetatik hasteko pentsatzen dut lortu dugula hau hobetzea guk proposatutako bi emendakinekin bata giza eskubideen garrantzia erdi aldean kokatzen duena tituluan bertara arte

beste proposamenak ez dira kontutan hartu ordea instituto honen autonomiarena

erreserbatu ditugu esaten genuen forma aldetik instituto hau independentea autonomia politikoa eduki behar zuela gobernuarengandik pentsatzen genuen hiru osagai eduki behar zituela bere osaketan bata gobernua beste bat

sentsibilitate politikoak eta beste bat gizarte zibila eta gainera hiru hauek oreka batean berdintasunean parte hartu behar zutela horrela helarazi ziguten elkarte memorialistek horrela helarazi ziguten

elkarteek parte hartu nahi zuten instituto honetan instituto honekin interaktuatzeko prest agertzen ziren egia da eragozpen eta diskrepantzia batzuk agertuta baina zubi hori mantendu

tamalez nahiago izan da instituto hau gobernuaren

antena bat eranskin soil bat bezala identifikatzea pentsatzen dugu hau ez dela egokia con respecto

zera zuzendu nahi genuen memoria instituto honek hainbat lege arau adierazpen txosten izan du iturri moduan

egin dira eta eduki dute sedimentazio kaotiko bat

honen oinarrian jarri direnak tresna hauek egia da

informatzen dutela baina baita ere biktimen kategorizazioa frogatzen dute biktima batzuentzako etaren lehenengo mailako legea dago beste batzuentzako estatu terrorismoaren biktimentzako legea bai baina interpretazio murriztailearekin beste biktima batzuentzako frankismoaren biktimentzako legea bai baina eskubide

beste batzuentzako estatuaren giza eskubideen urraketen biktimentzako dekretu soil bat beste batzuentzako torturatuentzako oraindik

saiatu gara lege dekretu adierazpen guzti guzti hauek jasotzen eta aipatzen lehenik eta behin frogatzeko

normatiboa existitzen den gaur egun hori ikustarazteko eta hortik ondorio argi batera heltzeko hau da

ezberdinen biktima guztiei babesa berdina emateko lege berdin bat egon behar duela lege orokorra

biktima guztiei erantzun bateratu bat emango diena pentsatzen dut emendakin hau guztiz onargarria dela izan ere onuk ere

espainiar estatuari ere azkenik eta biktimen kategorizatzeko

esan behar dugu ezin dugula inolaz ere onartu

dugu baita ere irizpenak esaten du lau izan direla indarkeriak gerra zibila diktadura frankista etaren terrorismoa

erdaraz contraterrorismo ilícito deitzen da nahiz eta berdin berdina ez den legez kontrako antiterrorismoa edo

osatu zuten eusko jaurlaritzaren eskariz txosten bat euskal kasuen gertaturiko

urraketei buruzko oinarrizko txostena mila bederatziehun eta hirurogei bi mila hamairu txosten horretan oinarrituta proposatzen dugun

estatuak eta estatuko segurtasun indarrek eta talde parapolizialek eta eskumuturreko taldeek burututako giza eskubideen urraketa objektiboak epitetorik gabeak intentzionalitate politikorik

deficiencias besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna jarraian euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak

eskerrik asko barrio jauna orain aurkako txandara pasatuko gara euskal sozialistak taldearen ordezkaria den ares jaunak dauka hitza

presidente andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok gaurko egunean
aurrera pausu garrantzitsu bat ematen dugu gure herrian bakea eta bizikidetza

sortzen duen legea aprobatuko du eusko legebiltzarrak eta kasualidadez bada ere jarraian honen ondoren

gogora ekarri eta omendu egingo dugu bata eta bestea gure herrian bakea eta bizikidetzaren eraikuntza aurrera doalaren seinale nabariak dira nahiz eta oztopoz beteriko bidea den arren aurreko legealditik datorren proposamena dugu hau bide luzea izan du eta azkenean

ez du beste taldeen oniritzia jasoko hau ere aurrean aipaturiko bide bihurriaren eredu bat da aurreko eztabaidetan esan dugun bezala institutuak oroimenean oinarritutako bake sendoa eraiki nahi du

baina gertatutako guztiak ahaztu gabe gure historiaren orrialde triste eta ilunak guztiak ondo irakurriz eta barneratuz

memoria inklusiboa bultzatzen du giza eskubideen urraketa guztiak kontuan hartu eta salatu egiten ditu ez ditu horrekin biolentziak bateratzen

bortzakeria justifikatzeko erabil daitekeen teoriarik onartzen baina biolentzia guztiak salatu egiten ditu giza eskubideen urraketa guztiak salatu egiten ditu biktima guztiak aitortzen ditu ez bakarrik etak eta beste talde terroristen eragindako biktimak baita diktadurak

eragindako biktimak ere biktima guztiak direlako erabaki injustu baten ondorioa ez bakarrik

etikaren kontra izan zelako baita ere injustua izan zelako

legearen oinarri eta balore nagusiak eta alderdi popularra eta euskal herria bilduren hainbat zuzenketak zeharo aldatzen zituztenak hain zuzen ere aurreko baloreak eta oinarriak gordena izan ditugulako ez dira alderdi popularrak edota eh bilduk aurkeztutako zuzenketarik

esanguratsuenak onartu bakoitzak bere aldetik

institutua bere oinarrizko helburua eta izana bertan behera uzten zituelako

du hitza bai eskerrik asko

erantzuten zergatik kasu batzuetan kontra beste batzuetan abstentziora joko dugun lehenik eta behin

noski azken finean terrorismoaren biktimen memorialaren eredua instituzionalizatu eta inposatu nahi dutelako esaten da nolabait instituto honen eta memorial horren arteko banaketa funtzional bat emango dela baina ez da horrela izango izango da guztiz

eredu guztiz kontrajarriak direlako bata hertsia baztertzailea bestea integratzailea izan behar dena

emendakinen aurka agertuko gara ares jauna berriro ere

antzu eta hipokritarekin etortzen zara denak kondenatzeko

onartzeko izandako ardura saihesteko giza eskubideen

erabakiak zuek hartutako erabakiak eta gaur horren adibide argia daukagu ezkutatzeko

honen kondena soil eta hipokrita horren baina joango dela baina horretan datza arazoa talde terroristak batzuk dira eta beste batzuena erantzuneko

ares jauna esaten duzu bakean gaudela oraindik ez tamalez oraindik atxiloketak epaiketa politikoak kartzeletan giza eskubideen urraketak lurraren militarizazioa oraindik jarraitzen da ematen urratsak eman dira baina ez egin dituen esfortzuengatik esaten da

egiaren batzorde bat izango eta galdetzen dizut zein da zure beldurra zergatik ez egiaren batzorde bat zergatik ez egia zergatik oraindik egia gabe dauden milaka eta milaka kasuak ez desbelatu ez argitu ez argia eman

erabakiak giza eskubideen bortxaketan amaitu direla ez gaude muturretan iturrate jauna agian zuk nahiko zenuke

beste aldean baina ez da horrela guk emendakin apalak zentzudunak koherenteak ekarri ditugu

joko dugu esaten genuen ez genuela nahi horrelako terminologia ez genuela nahi horrelako kategorizazioak esaten genuen praktikan eguneroko lanarekin saiatuko garela zuzentzen

eskerrik asko ares jauna eta amaitzeko iturrate jauna zurea da hitza

bozketara pasako gara bototara jartzen da euskal talde popularraren bat eta hiru zuzenketak bat

eh bildu taldearen hirurogeita hamabostgarrena eta hirurogeita hamaseigarrena zuzenketak bat artikulura

benga bale bale

bat eta hiru zuzenketak lehenengo artikulura bozkatu dezakegu

hamaika bai hirurogeita hiru ez ondorioz ez dira onartu

bat artikuluari egindakoak bozkatu ditzakegu

ondorioz ez dira onartu zuzenketa horiek irizpenaren lehenengo artikulua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartuta geratu da lehen artikulua bototara jartzen dira batera euskal talde popularraren sei

hiru artikuluari bozkatu dezakegu

hamaika bai hirurogeita hiru ez ez dira onartuak geratu irizpenaren

hamaika ez hogeita bat abstentzio ondorioz onartuta geratu da

hamar hamaika hamabi eta hamairu zuzenketak laugarrena artikuluari egindakoak bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamaika bai hirurogeita hiru ez ondorioz zuzenketak ez dira onartu jarraian irizpenaren laugarrena artikulua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bi bai hamaika ez hogeita bat abstentzio ondorioz

artikulua bototara jartzen da euskal talde popularraren hamasei zuzenketa zazpi artikuluari bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamaika bai hirurogeita hiru ez ondorioz ez dira zuzenketan onartu jarraian irizpenaren zazpigarrena artikulua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bi bai hamaika ez hogeita bat abstentzio

artikulua bototara jartzen dira batera euskal talde popularraren hamazazpi hemezortzi eta hemeretzigarrena zuzenketak zortzi artikuluari

irizpenaren zortzigarrena artikulua bozkatuko degu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bi bai

artikulua onartuta geratu da bototara jartzen da euskal talde popularraren hogeita bostgarrena zuzenketa

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamaika bai hirurogeita hiru

irizpenaren hamairu artikulua bozkatuko degu bozkatu dezakegu

hogeita bat abstentzio onartuta geratu da hamairugarrena artikulua bototara jartzen dira batera euskal talde popularraren hogeita zortzi eta hogeita bederatzi zuzenketak

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamaika bai hirurogeita hiru

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bi bai

dira bototara jartzen dira batera euskal talde popularreko hogeita hamazazpitik

berrogeita hamaseitik berrogeita hemeretzira bitarteko zuzenketak zioen azalpenari egindakoak bozkatu ditzakegu

bozka hamaika bai hirurogeita hiru ez ondorioz ez dira onartu

zuzenketak zioen azalpenari egindakoak bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bat bai berrogeita hamairu ez ondorioz

zioen azalpena eta legearen izena bozkatu ditzakegu

hamaika ez hogeita bat abstentzio beraz onetsita geratzen da memoriaren eta bizikidetzaren eta giza eskubideen institutua sortzeko legea jarraian

gertatutako historia izan zen bezala kontatu hizkera aproposa erabili egia defendatu eta justizia egin ez dugu

esa batalla política gracias eskerrik asko maneiro jauna

nagusiaren antolarauei buruzko legearen testu bategina onartzen duen azaroaren hamaikako bat barra mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpi legegintza dekretua aldatzeko

aldeko txandan nork parte hartu nahi du aldeko txandan anton

ez ba euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

ez erantzunen txandarik ez ba eztabaida amaituta

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau

aho batez onartzen da edo aintzat hartzen da lege proposamena jarraian boto azalpenen txanda maneiro jauna zurea da ez duzu botorik bale euskal sozialisten ordezkaria prieto jauna zurea da hitza

egun on guztioi labur labur guk

es que ez dakit hasi naitekeen ze ez dira isiltzen mesedez

eskerrik asko bale laburra izango da baina mesedez isiltasuna ez dago soberan guk baiezko

aintzat hartzeari gure taldearentzat funtsezkoa delako gardentasunaren bidean eman daitezkeen pausu guztiak ematea

gobernuaren irizpidearen arabera gardentasunari informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko hemeretzi barra bi mila hamairu legean

euskal administrazio publikoari buruzko legean jada jasota dago gaurko ekimenak duen helburua

errealitatea da gaur egun ez dela zuzeneko diru laguntzen berri ematen boletinean eta beraz laguntza horiek ezagutzea ez dela bat ere erraza eta adibide xume bat guk diru laguntza hauei buruzko informazioa legebiltzarrean ere

eskatu genuen eskari bat egin genion gobernuari eta aste batzuk beranduago gobernuak kasualitatez borondatez bidali egin digu

askotan hitz egin dugula ogasun batzordean herri kontuen euskal epaitegiko presidentea

eta asko dagoela oraindik ere hitz egiteko gaur hemen proposatzen denetik haz diru laguntzak ezagutzera eman behar direla ondo ikusten dugu baina gure kezka haratago doa

dirulaguntzak ematen dira figura hau erabiliz eta zergatik errepikatzen dira urtetik urte

diru laguntza gai guzti hauei ere heldu beharko diegu

funtsezkoa delako eta gobernuak erabili ahal dituen tresnak era zuzenean erabili behar dituelako beti ere gardentasuna ez da moda bat gure gizartean geratzeko etorri da gizarte gero eta informatuagoa

nahi baldin badugu erantzunkideagoa nahita nahi ez informazio publikoa ahalik eta eskuragarriena eta gardenena izateko

gaurko honetan proposatzen zaiguna pausu txiki bat da bai baina norabide zuzenean doana beraz

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi sailburu egun on dagoeneko esan danez jaurlaritzak lege

hartzearen aldeko iritzia onartu eban gobernu kontseiluan

herritarrak gardentasuna aldarrikatzen dabe eta eskubide guztia dabe jakiteko euren dirua zertan

jaurlaritzak legealdi hasieratik bere konpromisoa agertu eban gardentasunarekiko eta horrela entzun izan dogu behin eta berriro urkullu lehendakariaren berbetan eta sailburu ezberdinen berbetan

procedimientos y acceso a la información edozein kasutan beharrezkoa da alderdi popularrak aurkeztutako ekimen honen inguruan gogoeta bat egitea eta horretarako damborenea jaunak berak hartutako

ogasun eta aurrekontu batzordean urrian izan genuen aurkeztu zen euskal autonomia erkidegoaren administrazio

kontuaren fiskalizazio txostena denbora ez dago martxan ezta lehendakari andrea

tramitatu zen eta fiskalizazio txosten horretan hirugarren atalean aipatzen zen euskal autonomia erkidegoko

antola arauei buruzko legearen testu bateginak euskal herriko agintaritzaren aldizkarian lehia prozesu bidez emandako diru laguntzen zerrenda

obligazioa ezartzen du ordea diru laguntzen lege orokorraren arabera

zuzenean emandako haiek ere argitaratu beharko lirateke hori da txostenean agertzen zena eta jaurlaritzak

eta jaurlaritzaren alegazioetan zera esaten zen euskadiko ogasun nagusiaren antola arauei buruzko legearen berrogeita bederatzi puntu

zuzeneko diru laguntzei ezin izango jakela aplikatu

akordioen publizitatea eta euskal autonomia erkidegoan ez da aplikatu behar estatuko diru laguntzen legeak ezarritakoa

lege horren hogeita bigarrena xedapen gehigarrian batzorde

ez dela egon inondik inora lege apurtze bat legearen kontra joate bat lege hori ez halako indarrean ez dagoelako

damborenea jaunak esan duen moduan jaurlaritzak bere esaten eban badagoala dagoeneko gaindituta dagoala proposamen honek diona horrela dio jaurlaritzak bere proposamena

jarrera azaltzeko akordio proposamenean ekimen honen helburua ondo baino hobeto jasota dago baita asmoz urrunago joan da ere

eta gobernu onari buruzko legean publizitate aktiborako jasota dauden neurrietan eta euskal administrazioari buruzko lege proiektuan

edozein kasutan denbora edukiko dugu guk ere zuzenketaren bat edo gure ekarpenak egiteko

gardentasunaren mesedetan beste barik eskerrik asko eskerrik asko gorospe

bukatuta eduki behar det orduan beste gai bat sartu nahi bada

nahiago baduzue ez sartu hamabitako bukatu beharko genuke bestela ondoren ba hiruretan bueltatzen garenean

jarraitu edo